hasi bañolehen minutu bateko isilunea egingo dugu atzo bertan mediterraneoan hil ziren hogeita hamaika kasu honetan baina orokorrean pixka bat hildakoen oroimenez

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena kataluniako prozesu soberanistak

izango dituen eraginak aztertzeko batzorde bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda urizar jauna zurea da hitza ekimena

egun on egun on legebiltzarkide guztiok

beste behin ere kataluniako prozesu soberanistarekin erlazionatuta dagoen gai bat ekartzen du eh bilduk

ekartzen dugu uste dugulako bertan gertatzen ari denak eragin zuzena izango duela

eta ondorioz gure eginbeharra izan behar dela gertatu daitekeenari aurre egitea zoritxarrez esan behar dut uste dut gure pertzepzio hori ez dela konpartitzen zeren eta beste talde batek ere ez du zuzenketarik aurkeztu

ulertu dezaket ulergarria izan daiteke kataluniako prozesua ezikusia egitea nahi dutenak

hori gertatzea azken finean uste dutelako kasurik ez eginez

ez dugu ulertzen horrenbeste prozesua babestu edo prozesua egiteko katalandarrek duten eskubidea babesten duten taldeen aldetik baina

nahi edo nahi ez kataluniako prozesu soberanista errealitate bat da gertaera objektibo bat da eta hori horrela da batzuek onartu nahi ez duzuen arren

prozesu denak bezala pausuak ematen ari da kataluniako prozesuak ere pausuak ematen ari da

eta zalantzarik gabe orain arte izan den garrantzitsuena

garrantzitsuena bertan katalandarrek beraien borondatea adierazteko aukera izango dutelako

erabaki hori hartu hartzen duten unean eta zalantzarik ez izan independentziaren aldekoa izango dela prozesuaren beste fase bat irekiko da

ekingo diona bide propioak eraginak izango dituena zalantzarik gabe edota norbaitek zalantzan jartzen du kataluniarrek beraien ogasun propioa martxan jartzeak

ez duela eraginik izango espainiako estatuan zer gertatuko da espainiar zorrarekin nola eragingo dio

ekonomiari kataluniako diru sarrerak deskonektatzeak eta hori baino

nola eragingo digu guri espainia diru falta izateak nork ziurtatzen digu

espainiar gabeziak espainiar hutsuneak betetzea

gure egitura autonomikoa zalantzan jartzen da espainiar ordezkari politiko askoren aldetik

aldarrikatuz egia da baita ere ordezkaritza politiko horien edo ordezkari politiko horien alderdiko zuzendaritzak

azaldu direla baina nik zalantzan jartzen dut borondate hori mantenduko dutenik espainiako egoera ekonomikoa kaskartzen denean eta hau ez da soilik

guk daukagun uste bat isilean denok konpartitzen dugulako batzuk hori gertatzeko arriskua dagoela modu publikoan argi adierazten dugu iraganean ere askotan ikusi dugulako espainiarekin egindako akordioek ez daukatela gure herriarentzat garantia nahikorik

gero atzera martxa izaten dutelako eta horregatik subirautza osoa dela garantia bakarra aldarrikatzen dugu beste batzuek agian ez duzue arriskurik ikusiko

euskal herria bigarren maila batetan gelditzen delako eta beste batzuei

ez duzue onartzen arrisku hori dagoenik espainiarekin akordioak egitea arriskurik dagoenik

ez oztopatzeko baina arriskua hor dago argi esan dezagun arriskua hor dago espainian baliabide ekonomikoen falta nabaritzen hasten direnean guk

sumatuko dugu madrilen hartuko dituzten neurriek hemen ere eragina izango dutelako zalantzarik gabe

pasatzen ari garen krisialdian eta esaten dut pasatzen zeren eta gizartearen zati handi batek oraindik krisialdia ez du gainditu ongi

bere politika neoliberalen neurriekin neurri atzerakoiak aplikatzeko eta guri ere inposatzeko gure egoera desberdina izan arren madrilen hartutako erabakiak askotan hemengo egoerarekin ikusi beharrik ez izan arren

hor gastuaren sabaia finkatzea edo eta lan eskaintza publikoetan egin diren eta debeku guztiak neurri guzti horiek egoera ekonomiko kaskarraren baldintzapean egin zizkiguten egiten dizkigute

ezinbestean neurriak aplikatu behar zirelakoan eta gure gizartean zalantzarik gabe oso eragin negatiboak izan dituzte gogoratzen

duela hamar urte hamar urte eskas hitz hori erabiltzen zen diru gutxi irabazten zuen pertsona bat identifikatzeko

mila euroko soldata zuen edozein pertsonak beraren bizitza proiektua aurrera ateratzeko zalantzan jartzen genuen aurrera ateratzea posible zela zalantzan jartzen genuen

seme alabak izan eta horien hezkuntzan eta horien beharrei aurre egitea azken finean bizitza proiektu propio bat izateko behar diren gutxieneko baliabideak ez zeuden ziurtatuta orduan gutxienez mila eurotako soldata batekin ba beno bi mila hamazazpian hamar urte geroago

desagertu da eta ez arazoa desagertu delako ez soldata guztiak mila eurotik gora daudelako ez justu ere kontrakoagatik gero eta pertsona gehiagok mila euro baino askoz gutxiago kobratzen dutelako pertsona asko dago

soldata dituztenak argi esan dezagun etorkizun honekin gazteriaren beraren etorkizuna arriskuan dago aste honetan bertan ikerketa soziologiko batek adierazi digu gazteak gero eta beranduago irteten direla

eta hori ez da harritzekoa nola izan daiteke posible

dauden soldata miserableekin bestalde familia askotan ere ikusten dugu gertatzen dela hilabete bukaerara heltzeko

ze pentsio mota izango dira etorkizunean horrelako soldata miserableekin gero edo laguntza sozialetan diru gehiegi gastatzen dela kexatuko dira hemen batzuk baina

etorkizunean gero eta diru gehiago gastatu beharko da gizartearen zati handi bat kuneta bazterrean geldituko delako eta erakunde publikoek

galdetu dezagun ea izango duten erakundeek behar beste diru denok aldarrikatzen dugu gutxienez

sistema publiko duin hori mantentzako zeren eta argiki adierazi du

dauzkagun diru sarrerekin ezer gutxi egin ahal izango dugula sistema publikoak dituen beharrei aurre egiteko eta etorkizunera doazen soldata miserable horiekin sarrerak bermatzea espero dugu

irudi katastrofiko bat eraikitzen ari naizela usteko du norbaitek baina kalean nabaritzen diren datu ekonomikoek ez makroekonomikoak kalean nabaritzen dira

ikusten diren datu ekonomikoek ez digute beste etorkizun alaiagorik erakusten etorkizun zaila utzi digute madriletik inposatutako neurri murriztaile guzti horiek ba orain

zer gertatuko zaion espainiako ekonomiari bat batean barne produktu gordinaren ehuneko hogeia desagertzen bazaio zer gertatuko zaion espainiako ekonomikoari industrial eta ekonomiko nagusienetako bat desagertzen bazaio ba nik esango dizuet beste murrizketa aro bateri hasiera emango zaiola horrek ere eragin zuzena izango duela guregan oraingoak izan duen bezala eta horretaz gain murrizketa aro berri bat

hasiko direla madriletik eta egia den arren gure pisu ekonomikoa kataluniakoa baino txikiagoa dela erkidego honen eta nafarroaren artean

konbenioak eta kontzertuak esaten dutenaren arabera ehuneko zazpi koma laurogeita lauko pisua daukagu

ez uste horregatik madrilek gure soberakinei

soberakinei uko egingo dietela espainian askok pentsatzen du gurea pribilegioa dela espainian asko pentsatzen dute beraien mailatik gora bizi garela eta beharrak jotzen duenean azkeneko kajoia ere erregistratzen da beraz komeni zaigu

benetan errealista da gertatzen ari denari bizkarra ematea euskal herria bilduren ustez ez ez da errealista eta ezta ere

beraien bidea egiteko eskubide osoa daukate guk gurea egitekoa daukagun bezala eta gure ustez beraien mugimenduak ate bat irekiko du

edo ez baina jakin dezagun argi zer suposatuko duen

edota zer suposatuko duen egun dena baino karga handiagoa izango den espainiar estatuaren barnean mantentzeak jakin dezagun argi eta aztertu dezagun behar bezala hori da gure nahia hori da gure eskaera eta horregatik eskatzen dugu batzorde berezia sortzea mila esker

zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra sémper jauna zurea da hitza

sémper jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egun on

ekimena aurkeztu orduko eh bilduk jakin zuen zein

zuzen zuzenean azaldu nion zuen bozeramaileari esanez horretarako geneukala ponentzia eta gainera aurrekinak ere baditugula hau da kataluniaren

bere agerraldiak finkatzeko momentuan izen batzuk

eh bilduk izen bat proposatu zuen kataluniakoa

etortzerik edo beste arrazoi bat jarriko zuen ez dakigu

eh bilduk bere agerraldiak planteatzeko garaian ere ez du kataluniako inor aipatu guk ere kataluniako bat aurkeztu genuen aurreko legealdian eta oraingo honetan ez dugu ikusi horren beharrik azkenean besteak beste kataluniak prozesu hau daramalako prozesu soberanista aipatzen da

hasteko demokratikoa zergatik oinarri oinarrian zutabe demokratiko horiek ukatzen direnean gero etortzen dira gainontzekoak

eta horregatik zuk esaten zenuen urizar jauna ez duzuela ulertzen nola batzuen eta besteen postura

ondoren beste fase bat etorriko dela gero baita ere gaur badago egunkarietan kataluniari karta irekia

errazegi jartzen dizkiguzue puntuak zergatik aurreko batean ere bakarren batek esan zuen ganbara honetan prozesu horri tiro bat eman diozue hankan

beti hitz egiten da besteetaz kataluniari karta ireki bat

kataluniari katalanei zer esan behar diozue espainiako estatuarekin sartzeaz aparte ez pnvrekin sartzeko

norberak bere proiektua definitu beharrean aber besteek zer egin duten handik

bideren bat begira niretzako debatea momentu honetan dago

azkeneko notizia da rajoyri bidali diola gutun bat azken aukera bezala elkarrizketaren eskutik azkenean galdeketa kontsulta

eta hor dago ukazio bat hor dago momentu honetan lehia gero etorriko da proiektuaren definizioa eta nahi dena baina lehia lehia

eta ze arrazoi jartzen dituzten batzuk eta besteek mahai gainean horretarako aukera paregabea eduki genuen

jaso genituen gure artean izan ziren erreferendumerako nazio ituna

estatuan zehar eta estatutik kanpo ere esplikatzen aritu zirenak gurekin egon ziren zuekin ere bai pentsatzen dut alde guztiekin tartean zeuden bere garaian alderdi sozialistak

kanporatuak izan ziren alderditik beren botoa erabakitzeko eskubidearen alde bozkatu zutelako eta

egindako ez dakit azkena den edo azken aurreko gonbitea den

manifestua hartu eta manifestua erabat demokratikoa da guk gurea egin genuen egiten duguna da eta momentu honetan nik uste dut baita ere euskaldunek jakin dezaten eta gauzak nahastu ez ditzagun

irakurriz amaitu nahi nuke behintzat nire txanda esaten du kataluniako herriaren kontzientzia nazionalak eta autogobernurako borondateak

historiko sakonak ditu katalunia egun

plurinazionala den espainiako estatuan integratuta dago

honen egitura politikoek errealitate plurinazional hau onartzen

zuzenbide konstituzionaleko adituek defendatu duten bezala gaur egungo espainiar marko juridikoak baimentzen duela estatuarekin adostutako

egitea katalunian posible da orain arte aukera hau ireki ez bada izan da espainiako gobernuen

zuzenbidea interpretagarria den heinean arazo politikoen aurrean ebazpen demokratikoak lortzeko tresna gisa ulertu behar da

edota daudenak areagotzeko manifestu hau sinatzen dugun pertsona entitate antolatzaile eta erakundeok sakontze demokratikorako tresna

honek posible egiten baititu eztabaida politiko plurala adostasunen bilaketa zein azken erabaki eraginkorren akordioa guzti horregatik

badaukat guzti horregatik kataluniako zein espainiako estatuaren gobernuei eskatzen diegu

eta bidezko zein beharrezko diren baldintza eta bermeak ezarriko dituen azken akordio batera iritsi daitezela nazioarteko komunitateak aitortuko duen erreferenduma ospatzeko honen emaitza politikoki loteslea eta eraginkorra

sorrarazi behar du horretarako beharrezkoa da katalunian adierazten diren legezko aukera guztiek artean

demokratikoa plurala eta berdintasun baldintzetan ematen den eztabaida bat guk bat egiten dugu manifestu honekin

eta hemen ez dago ia proiektu jakin bat independentista den

hemen dago deialdi demokratiko bat eskaera eta exijentzi bat eta momentu honetan eta hau bai gogoarazi nahi dudala

hau manifestu hau sinatu dutenek hau da erabakitzeko eskubidearen aldeko manifestuak ganbararen ehuneko hirurogeita hamabosta eta laurogeia bitartean
amaitzen joan egibar jauna besterik ez eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria urizar jauna zurea da hitza

mila esker mahaiburu andrea bueno sémper jaunak esaten zigun kataluniako

eta horretara gelditzen da dirudienez kataluniako prozesuak

eragiten ez bakarrik zuri hori egia da pastor jaunari ez diolako asko eragiten

ezinezkoa dela bizkarra ematea kataluniako prozesuari

egia da kataluniari buruz hitz egiten denean hor bat egiten dut egibar jaunak esan duenarekin demokraziari buruz eta politikari buruz hitz egiten ari gara eta dirudienez

uzten dio ez dagoela kataluniako prozesuak zuzenbide estatuak ez duelako horrela onartzen eta bertara joan zinenean

nik uste dut kontrako zein izango litzatekeen eredua zeren eta egia da

eta zeri eman diezaiokegun oniritzia eta zer ez ni ere katalunian egon naiz orain dela

nola espainiako estatuak erabiltzen zituen bere botere guztiak

eskaera demokratiko bat galdera egitearena eskaera demokratikoa delako beti hemen eta nahi duzun tokian katalunian baita ere oztopatzen nahi zutela auzitegien bitartez hemen beste gauza bat dago beste gauza bat dago zeren eta kataluniako arazoa ez da katalunian hasten

kataluniako arazoa da espainiak erabakitzen duela ze eredu izan behar den katalunian erabaki zuen nahi duen bezala ze eredu izan behar duen eta zentzu horretan

zuek zeuek ppkoek ez zarete egokienak esateko zein izan behar den

eredu egokia zeren eta ppko eredua espainian ikusten dugu nola nora doan ppko eredua espainian

berdina pastor jaunari nahi dut esan arazoa ez dago katalunian arazoa sortu da

adostasuna akordioa desberdinen artekoa katalanek erabaki zuten ibilbide propioa egitearena bertako ibilbidea propioa ez dut nahi esan batzuena bakarrik baizik eta bertan adostutako ibilbide propioa egitearena

eta arazoa esan duzue han dagoen arazoa zerbitzu publikoak

zerbitzu publikoak pikutara botatzen hasiak ziren bi mila hamabian prozesua martxan jarri aurretik

urtero urtero kalkulatzen dituztenean madrilen gelditzen direla madrilen gelditzen direla edo ez direla bueltatzen kataluniako zergetatik ez dago

hori da aurretik bazegoen arazo bat eta esaten dugunean

une honetan irlandan ia batzordea sortuta dago westminsteren batzordea sortuta dago ikusi zein garrantzi gutxi ematen dioten bertan komunen eta lorden ganberako kideek eta westminster ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek parte hartuko dutela suitzan batzordea osatuta dago

eta finlandian batzordea osatuta dago kuriosoa da dirudienez

baina hemendik urrutiago askoz urrutiago dauden parlamentuetan batzordea osatuta dago beraz nik uste dut martzianoak agian beste batzuk izango direla

eta gaur autogobernua ponentziara bideratzearena autogobernu ponentzia bideratzearena

debate errepetitiboa dela bueno ganbera honetan debatea behin bakarrik ekartzea posiblea balitzake ba seguru aski gauza asko ez lirateke etorriko zeren gauza asko ikusten ditugu

eta talde desberdinen postura mantentzen dela baina uste dugu ekarri behar dugula beste gauza batzuen artean gure lana delako aldarrikatzea guk uste duguna eta autogobernura

duzu han bageneukala aukera bat agerraldi bat eskatzeko edo izan dugula aukera bat agerraldia eskatzeko atzo ere komentatzen zenuen

uste zenuela guk agerraldia planteatu genuen kataluniatik norbait ekarriko genuela baina guretzako hori baino sakonagoa da ez da pertsona bat ekarrik kataluniatik eta berak esango diguna

baizik eta batzorde bat osatzea eskatzen dugunean da benetan uste dugulako kataluniako prozesuak eraginak izango dituela politikoak eta ekonomikoak eta hori agerraldi batekin ez da konpontzen esaten didazu eta martínez jaunak ere esaten du

horrelako batzorde bat sortzeko bueno orain arteko egin dugun egutegi horretan ez dago

baina egia da gauza guzti horiek planteatzen direla bidea dagoela eh bildu mahai gainean jartzen dituenean eh bilduk ez baditu jartzen ez dago

amaitzen joan urizar jauna zeren eta geneukan ibilbidean horrelakorik ez zegoen eta guretzako garrantzitsua da besterik ez

sémper jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos martínez jauna

jakin badakite zer dagoen jokoan eta nik aipatu dudan manifestu horretan dago

batzuk eta besteek dauzkagu ditugun posizioak zuek ere bai hemen madrilen katalunian nik dakidana da

katalunian zuek sinatu egin duzuela manifestua

kataluniak erabakitzeko eskubidea duela aitortzen duzuela gero horren ariketa zein izango den

puntu horretaraino ados baldin bagaude bada zerbait

autogobernu batzordean ere besteak beste gure herriaren

aitortzeaz aparte berea berezkoa duen erabakitzeko eskubidean aitormen hori ganbara honen gehiengoak baieztatzen baldin badu bada zerbait honekin esan nahi nukeena da urizar jaunari

bakarren batek esango luke ba politikan zure arerioa

kezkatuta gaude eta esango dizut zein den gure kezka zeren gero hori paperetan ikusten da jakin nahi duguna da benetan eta autogobernu ponentziak bere ibilbidea eduki zuen aurreko legealdian iraila bitarteko

izan dugu elkarrekin podemosek bere ekarpena egin dezan eta alderdi politiko parlamentario bakoitzak berea gaurkotu nahi baldin badu gaurkotu dezan bakoitzak egin beharko du bere gogoeta baina beste tokietan zer gerta daitekeen horren ondorioz

horretaz jabetzeaz gain hasi formulazio bat idazten zergatik autogobernu batzordean aurkeztu duzuen dokumentuak

ez du behintzat urrutira joateko ibilbide horri baten ezta urrutitik ere beste tokietan zer gertatzen den aztertu

aztertzea nahi baldin baduzue esan exijitu eskatu baina hasi zuen posizio propioa den hori definitzen nik badakit paper zuriak bertigo handia sortzen duela bertigo handia

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamazazpi boto

ez da onartu jatorrizko testua gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena zoru klausulak itzultzeko egin beharreko izapideak dagokien herritarrei errazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den

egun on gaur elkarrekin podemos taldeak aurkeztutako legez besteko bat eztabaidatuko dugu zuzen ere zoru klausulei eta zorionez esan behar dut akordio zabal bat daukagula eta akordio zabal hori aurkezten dugula osoko bilkurara bi mila bederatzian

zegoen langabezia tasa igotzen igo eta igo eta baita ere murrizketa sozialen hasiera

urte hori banku eta kutxa gehienen arazoak hasi ziren baita ere momentu horretan eta momentu horretan ez bestean zoru klausulak agertu ziren kontratuetan arrazoi bakar batengatik

milaka pertsona kaltetu egin dituzte zoru klausula hauek eta urte asko eman dituzte haien kontra borrokatzen kontsumitzaileen eskubideen alde lan egiten duten

egun on denoi gizartearen arazo eta kezka handienetariko bat

eta garrantzitsuena dena etxebizitza horri eustea etxebizitzekin egiten den espekulazio handia eta gehiegizko prezioak lan baldintzen prekarikazioak langabezia eta

beste askoren artean populazioaren sektore handi batek etxebizitza eskubidea gauzatu ezin izatea eragiten dutenak edo etxebizitza eskuratu eta

dakartenak herritar multzo handiegi baten eguneroko errealitatea da hau askotan eman izan ditugu eman izan dira etxe honetan

etxebizitza eskubidearekin loturiko hainbat eztabaida eta oraingo honetan dagokien herritarrei zoru klausulak itzultzeko egin beharreko izapideak errazteri buruzko legez besteko proposamen hau dugu

etxebizitza izaten jarraitzeko aukerari eragiten dioten edo eragin diezaioketen faktoreen artean dago bankuek hipoteka maileguetan jarritako baldintzen bidez ezarritako zama zama hauetan

zoru klausula bezala ezagunagoa dena milaka izan dira

bankuek engainatu dituzten herritarrak zoru klausula finantza erakundeek bezeroen interesen kaltetan euren irabaziak handitzeko baliatu dituzten trikimailuen artean aurkitzen da klausula honek azken urteetako erreferentziazko indizearen jaitsierei

milaka herritarrei bankuarekin ustez adostu zutenaren kontra

tipo finkoa duten maileguak bilakatu dira klausula hauen erruz auzitegi gorenak bi mila hamairuko maiatzaren bederatzian orain dela jada lau urte

abusukotzat eta indargabetutzat jo zituen zenbait finantza erakundeek

zenetik aurrerako dirua bakarrik itzultzera behartzen zituen

atzera bota zuen denbora muga hori eta aurreko zenbatekoak itzultzera behartzen ditu atzeraeragin osoa onetsiz

pozik jaso genuen epai hau hipoteketan zoru klausula aplikatu duten finantza erakundeek

osorik itzuli beharko dietelako klausula bidegabe horien ondorioak pairatu dituzten euren bezeroei eta hemen azpimarra txiki bat egin nahiko nuke

baina inolako babesik gabe aurkitzen direnak europar batasunaren justizia auzitegiaren epai hau

eta direktiba honek hasiera batetik egiten duen bereizketa ez dago batere ondo kontsumitzaileen norbanako eta profesionalak bereizten baititu profesionalak inolako babesik gabe aurkitzen dira direktiba honek soilik kontsumitzaileen norbanakoari eragiten diolako maila berean daude

izan burtsan kotizatzen duen enpresa bat edo izan elektrizista autonomo bat

eta hauetariko asko eta askok dituzte zoru klausulak askotan baldintza txarragoetan gainera

burtsan kotizatzen duten enpresek direktiba horren aldaketa beharrezkoa da

edo beste direktiba bat enpresei zuzendua profesionalak ere babestuko dituena banketxeen praktika hauengandik

beste eztabaida baterako emango luke honek baina bueltatuz epaia ezagututa

gainera zetozkion demanda judizialez jabetuz epaiketaz kanpoko erreklamaziorako prozedura bat arautu behar izan zuen urtarrilaren hogeian

zoru klausulengatik kontsumitzaileak babesteko premiazko neurriei buruzkoa oso kritikatua izan dena bereziki kontsumitzaileen elkarteetatik denak bat datoz esaten kontsumitzaileak baino bankuak mesedetzen dituela ez dituela ezertara behartzen ez naiz hasiko orain puntuz puntu dekretua kritikatzen ez delako ez momentua ez dagokion lekua

baina gertatzen ari denaren adibide txiki bat jarriko dizuet finantza erakundeak bezero kaltetuari

akordio batera iritsi ahal izateko eta bide judiziala saihesteko ehuneko laurogeia itzuliko diola proposatzen dio kontua da gezurra esaten diola bezeroari dagokiona baino askoz ere kopuru txikiagoa zor diola esaten dio kopuru honen kalkulua batere erraza ez denez edozein herritarrentzat

eta ehuneko laurogeia berreskuratzea eta bide judiziala saihestea positibotzat jotzen du banketxearen proposamena onartuz espainiako gobernuak onarturiko dekretu horrek

ahalbidetzen ditu banketxeak eta zer gertatzen da bi mila hamairuko maiatzean auzitegi gorenak lehenengo epaia eman eta gero

akordioa nolabait esatearren noski eta okerrena da judizialki joan ahal izateko aukerari uko egitea sinatu zutela kasu askotan konturatu egin gabe zer sinatzen ari ziren

proposamenari kontsumobidek aholkularitza eta bitartekaritza hori bideratu dadila kaltetuak ondo informatzera zertarako eskubidea luketen eta aurkitzen diren kasuek hala eskatzen badute espediente zigortzaileak igortzera guztiz bat etorri ginen hasieran aurkeztu zen legez bestekoarekin eta pozten nau aitortzeak azkenean aurkezten den erdibideko hau

batez ere nabarmendu nahiko nuke euskal sozialistak eta euzko abertzaleak legebiltzar taldeek egindako zuzenketaren ondorioz erdibideko honetan sartu den azken puntua

eskaera etorkizunean horrelako egoerak ekiditeko

gardentasuna hobetze aldera mekanismoak jartzeko

aurreratu digu jada zirriborro baten lanketan ari direla beraz

zein izango den azkenean lortuko den aldaketa edo ze akordio lortuko den baina beno esperoan geldituko gara zoru klausulak

klausula bakarrak hor daukagu epemuga aurreratuaren klausula adibidez

hauetan oinarriturik hipoteka exekuzioak eman izan dira eta bi hilabete eskas dira auzitegi gorenak europako justizia auzitegiari galdetu diola ea hipoteka exekuzioekin jarrai dezakeen

baliogabea izan arren zoru klausulen aferarekin berdina egin zuten artxibapenak atzeratu eta legea ez betetzeko saiakera bat besterik ez da kasu honetan ere europako justizia auzitegiaren erabakiaren zain gelditu beharko gara hau da espainiar estatuaren jokabidearen beste adibide bat beste adibide bat adibide txiki bat bere handitasunean

beste bat eskumen osoak beharrezkoak ditugula frogatzen duena

gure herritarrak behar den bezala babesteko aplikatu beharreko neurri guztiak arautu ahal izateko guztiak herritarren kezkak gureak ere ba dira hemen aurkakoa adierazi bada ere eta horregatik dugu beharrezkoa burujabetza
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otamendi anderea euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok lehendakari jauna egun on

ez naiz luze jardungo kronologikoki krisi denboran bizi izan genduzan gertakizun

baina finantza sektorean zehazki emandako barrabaskeria batzuk aipatzearren

oso tristea den caja navarraren kasua espainiako praktikamente kaja guztiak tarjetas black eta ustezko lapurrak direnak eta egunero telebistan ikusten ditugunak ez dudaz izenik emango eta azkenik abusuzko klausulak gaur eztabaidatzen dugun zoru klausula tarteko gaitz guztiak

ez dira berdinak baina gauza baten erakusle dira espainian eman den

itzelaren erakusle dira eta nik galdera bat egiten diot nire

emaitza eskasa txarra gainbegiratze eta erregulazio falta honen beste

honetan eman dira urte honetan hasi dugun urte honetan eman dira lehenengoa espainiako herri kontuen epaitegiak por cierto kolokan dagoen beste instituzio batek eskatu dio espainiako bankuari bere gainbegiratze eta karguen designazio sistemak hobetzeko esan ahal dugu zozoak beleari ipurbeltz ezta

kasu honetan behintzat badakigu banku handienen europako hogeita bost banku handienen gainbegiratzea orain europatik egiten dela

gainbegiratze lana ikusita utzikeria honen beste bigarren adibide bat

aurki genezake europak behin eta berriz sententzia eta oharren bidez lotsarazi egin du espainiako estatua esparru honetan gaur egun daukagun legediak ez duelako europako legedia betetzen artikulu askotan beraz berebiziko garrantzia ematen doutsagu zuzenketan ematen doutsagu

haien eskumenean du tamalez plazaratu dezaten lege berri bat

urtean bizi izan dugunak bizitzea horrela ibiltzea araudi eskas batekin ibiltzea

hipoteka lege berri bat edukitzea premiazko kontua da esan dudan moduan europar legedia aintzat hartuko duena eta jokalekua modu klaru batean mugatuko duena bezeroen eskubideak babestuak eta ere bai bankuen zalantzak eta beldurrak ere uxatuz

lana esparru honetan castelo andreak eman ditu datuak nik ez doaz

ez zoru klausuletan bakarrik beste abusuzko klausula batzuetan ere nik ere pertsonalki txertatu

eskerrik askok arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz

euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea bertatik con su permiso

eskerrik asko llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria otamendi andrea bertatik

daudela egoeraren irakurketa egiten hori nabarmena da hori argi dago baina adostasun minimoetara iristeko izan dugun

zoriontzeko modukoa dela gu guztion helburu bakarra izan delako euskal herritarron interesen defentsan aritzea

baina beno dagokigun mailan lortu dugu neurri batzuk aurrera

eskerrik asko castelo anderea amaitzeko euzko abertzaleak arruabarrena jauna bertatik

zure baimenagaz eserlekutik egingo dot ganbera honetako

neurrietatik kanpo nolabaiteko esparru erretoriko baten gauz nik labur labur esango dodaz martínez jauna le devuelvo el

en los datos eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna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

hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mintzatuko gara eta zorionez mintzatzeaz aparte ere akordioetara helduko gara

akordio egoki eta on bat aterako dela eta hori zoriontzeko arrazoia bada batez ere kontutan hartuta zein den abiapuntua zein den

egoera negoziazio kolektiboan gaur egun dago gurean eta horren ondorioz sekulako lan baldintzen kaskartze prozesu batean murgilduta gaude aukera izan dugu ganbara honetan bertan

konprobatzeko hemen baieztapen hauek errealak direla

askotan mintzatu garelako horretaz baina ikuspuntu metodologikoki gaia kokatzeko eta demostratzeko hitz potolo horiek baieztapen potolo horiek

eta nolabait esateagatik tesia frogatzeagatik gaur egun euskal langileen

ez dago konbenio baten estaldurapean horietatik ehuneko hirurogeita hamabosta emakumeak dira ehun eta hamabost konbenioetatik soilik hemezortzi daude berrituta eta indarrean prekarietatea aurrera doa gaur egun langileen laurden bat

jota dago ehuneko hogeita laua hain zuzen ere sinatzen diren kontratu guztietatik ez da heltzen ehuneko hirura kontratu finkoak

osokoak soldatak ere nabarmen joaten ari dira atzera gaur egun populazioaren ehuneko

baino gutxiago kobratzen du eta populazioaren edo langileen erdia

baino gutxiago ikerketa ezberdinak egin dira neurtzeko erosmen ahalmenaren eboluzioa azken urteotan eta guztietan

langileek erosmen ahalmena galtzen ari dira era argi batean azken urteotan

datuak zertxobait aldatzen badira ere aipatu genezake adecco enpresak egindako txostenak

galera hori ehuneko hiru eta lauren artean beraz langileek gero eta gaitasun txikiagoa daukate azken urteotan baita ere aldatzen ari dira kapital eta lanaren arteko errenten banaketa eta egiten ari dira

el fenómeno de los trabajadores pobres horregatik uste dugu ezinbestekoa dela gaur egun jorratzen dugun gaia

egingo duguna esan dugu lan baldintzak

negoziazio kolektiboaren blokeoa eta blokeoa egoteko arrazoiak badaude lehenengoz eta behin aukera juridikoak badaudela blokeo hori ezartzeko

tresna hori eman diete patronalei tresna hori badaukate eta tresna hori gainera nahita eman diote egiteko egiten ari direna hain zuzen ere barne debaluazio deitzen den prozesua martxan jartzeko estatu espainolean europan

mano de obra barataren bidez beste batzuen beharraz asetzea horretarako

ez dira behar langile oso kualifikatuak behar dena da soldata baxuak

koste baxuen bidez eta soldata baxuen bidez horregatik egin ziren lan erreformak eta horren ondorioz daukagu daukagun egoera baina ez da nahikoa ez da nahikoa

norbait tresna juridiko horiek aprobetxatzen dituela eta gauzatzen dituela

bada eta badauka izena gurean eta izena da patronala eta izena da confebask

madrilen inposatu zelako ez da bidezkoa hemengo gehiengoa eta gaur agerian geldituko denez

ez duelako bat egiten lan erreformen helburu eta ondorioekin eta gainera ez da eraginkorra gure ehun produktiboa teorian ez doala bat

denarekin beraz antidemokratikoa ez da bidezkoa eta ez da eraginkorra eta esaten genuen moduan hala eta guztiz ere aplikatzen ari da aplikatzen ari da

ez genuen uste posiblea zenik eta zoriondu behar gara hori posiblea izan delako eta besteak beste imajinatzen dut guztiok akordio

gurekin akordioa sinatu dutenaren meritua eta borondatea errekonozitzea eta

uste dugu azkenean espero genuena baino gehiago lortu dugula eta ordezkatu dugula eztabaida on bat akordio on batekin hemendik aurrera esan dudan moduan pilota

aldetik jarraituko dugu langileen alde langileen ondoan euren aldarrikapenak babesten eskerrik asko
eskerrik asko casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea ssailburuak legebiltzarkideok egun on

komentatu den moduan casanova jaunak interpelazioa egin zion eusko jaurlaritzako lan eta justizia sailburuari

geratu sailburu andrearen erantzunarekin eta interpelazioaren ondoriozko mozioa ekarri digu mozio hori eztabaidatzen ari gara gaur y

un buen acuerdo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen artean euskal talde popularraren

ruiz de arbulo jauna orain bai erantzuteko casanova jauna zurea da hitza

casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

un buen impulso desde esta cámara eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna
eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu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

hamaika abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

zabala andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on kaixo guztioi eskerrik asko mahaiburu andreak legebiltzarkideok gaur

bilkuran eztabaidatzeko aurkezten dugu legez besteko proposamen hau euskal eskolak digitalizatzeko plan bat abian jarriari buruzkoa proposamen hau kezka baten ondorioz

hain zuzen ere aurreko otsailean eskola digitalaren hirugarrengo topagunea bilbon ospatu zena han bertan parte hartu zuten uriarte hezkuntza sailburua institutuko zuzendarien asoziazioa bige

haur eta lehen hezkuntzako zentroak sarean eta ehige euskal eskola publikoren gurasoak

teknologia digitalek eskolen artean sor dezaketen arrakala edo bretxa handia bretxa horren arriskuaz erne egoteko

beraz arrisku horrek bultzatu gintuen ekimen hau aurrez aurre tratatzera eta horregatik gustatuko litzaiguke ezagutzea eta baloratzea

ordezkatzen dugun alderdi politiko desberdinen artean zein interesa dagoen eta ahal dugun heinean laguntzea teknologi digitalak elementu diskriminatzailea bihurtu ez dadin gure legez besteko proposamenean arrazoitzen

zalantzarik ez dago haro digital baten bizi garela non gizakien jarduketa eremuetako

teknologia digitalen eta interneten

sareen bidez informatzen eta komunikatzen gara

on line bidez erosketak egiten ditugu bidaiak erreserbatzen ditugu

parte hartzen dugu giza ezagutza sortzen dugu eta konpartitu dezakegu edozein tokian dagoen beste pertsona batekin eta hainbeste aldaketaren ondorioz gure ikasteko era ere aldatu egin da egun aldaketa guzti horien lekukoak garenez ikusten dugu giza ezagutza ez dela gela bateko lau hormetan geratzen baizik eta ezagutza hori

interneteri esker lau haizetara zabaldu daitekeela zentzu horretan baieztatu dezakegu hezkuntza arloak teknologiaren eragina nabaritu duela eta ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza eduki dezaten bermatzeko garrantzitsua da baliabideak eta tresna digitalak ikasteko

zentrotik alfabetizazio digital egokia eskaintzen dela ere ziurtatzea horretarako ikasleak prestatuak egon behar dute

ikasleak eta irakasleak noski azken finean garrantzitsuena ez da ikasleak tresna teknologikoa edukitzea baizik eta

eduki dezala teknologia horren erabilera eraginkorra egokia egiteko orain bai euskal hezkuntza sistemak zein modutan nabaritu du teknologia digitalen eta interneten eragina galdetzen diogu gure buruari hain zuzen bi milagarrena

euskal eskolaren digitalizazioari aurre egiteko asmoz hezkuntza sailak zenbait proiektu abiarazi zituen eta eragina positiboa

proiektu horien artean ikt proiektua eskola bi puntu zero

eredua eta sarehezkuntza gelan daude proiektu hauek guztiak poliki poliki digitalizazioa

lagundu dute baina arazoa dator ikusten dugunean

etorkizunerako estrategia edo plan orokor baten barruan sartzen eta arlo honetan zein irizpide jarraitu behar diren

proiektu hauen apustu argia egiten duela ez dugu nabaritzen hori ikusten da adibidez zentro publikoen autonomia mugak

aldaketa digital honi aurre egiterakoan adibidez ikastetxeek ez daukate askatasuna aukeratzeko

tabletak edo ordenagailu portatilak hobeto etortzen zaien

konektibitatearen despliegearen hobekuntzan atzeratuak gaude

ikasleek behin eta berriro aipatzen dute euskaraz hezkuntza baliabide irekien falta ditugu zentro publikoen arauen mugak

erabili ahal izateko ere hor mugak ere baditugu finantziazio ereduetan hauek dira zentroek

oztopo batzuk bezala euskal eskolen digitalizazioen aurre egiteko bidean oztopo hauek guztiak

zentroek batez ere gehien nabaritzen dutenak dira hala ere ez dut bakarrik alde teknologiko materiala aipatu nahi hau da plan bat oinarritzea tresna teknologiko hauek eduki edo ez eduki

eskolen digitalizazio prozedura hauetan irakasleen inplikazio beharrezkoa denez beraientzat ere babesa

irakasleen kasuan eta lehen aipatu dudan moduan teknologiak ikasteko modua aldatu da eta aldi berean erakusteko era ere bai

irakasleen formakuntza digitala indartu beharko litzateke ziurtatzeko irakasle guztiek behar diren tresnak dituztela

garatu ahal izateko egun ezagutza eta jakituria ez dago gelaren lau hormetan soilik ez da ezagutzak transmititzen duen

ikasleak berak eskuragarri dagoen informazio guztia eskuratu dezakeela klik bat

uste dugu hezkuntza sailak garatu beharko lukeela hezkuntza elkartearekin adostuta plan digital orokor bat eguneratua konpletua

plan bat azken urte hauetan aurretik hartu diren neurri zehatz guztiak batzen dituena zein pausuak eman beha ditugun markatzen duena eta hobetzeko aurrera eraman behar diren erakusten duena plan horrek ez du zentzurik edukiko protagonistak diren pertsonak ez baditu kontutan edukitzen

hezkuntza elkartearekin adostuta izan beharko litzateke

egutegi baten barruan kokatu beharko genuke hezkuntza sistema

ezartzen ari diren tendentzia berritzaileak kontutan edukita edo eredutzat hartuta hain zuzen ere eta adibide gisa aurreko ostiralean bilbao bizkaia aretoan hezkuntzan google suite tresnak erabiltzearen seigarren

topagune horretan laurehun ikasle eta irakasle elkartu ziren hezkuntzan

digitalen erabileraren esperientziak trukatzeko helburuekin topagune honetan hezkuntza berrikuntza zuzendariak parte hartu zuen

lehentasunezko eskaeraz adibidez errekonozimendua eskatzen dute autonomia zentroen autonomia babesa edukitzea

baliabide gehiago irakasleen formakuntzarako kolektibo honek egunero google tresnak erabiltzen ditu

ematen dituztelako eta egun eusko jaurlaritzak bostehun eta laurogeita hamasei mila hirurehun eta laurogeita zortzi euro ordaintzen ditu

eta elkarrekin podemosen software librearen aldekoak gara ere baliabide irekien aldekoak ere adibide hau ipintzen dut adierazteko digitalizazio plan bat

garrantziaz kontzientziatu behar garelako eta zentroei autonomia eman behar zaiela aukeratzeko beraiek bizitzen dutelako egunero beraien digitalizazio prozedura eta beraiek ezagutzen dituzte

ildo honi helduta plan digital orokor bat baldin bazegoen jakiteko hezkuntza sailburuari galdera bat egin genion

hauxe izan zen galdera euskal eskola publikoa behar bezala digitalizatze aldera eta teknologia digitalak ez daitezen ikasleen arteko

hezkuntza erkidegoarekin alternatibak ere era adostuan planteatzeko asmorik al du hezkuntza sailak eta bere erantzuna

hezkuntza saila aztertzen ari da analisi ondorengo balizko proposamena eta inplikatutako agenteekin partekatuko du gure ustez erantzun honekin ikusten duguna da hau dela dagoen analisia eta momentuz behintzat planik ez dagoela

iritsi garelako erdibideko zuzenketa batera gutxi gorabehera nire diskurtsoan zehar aipatu dudan bezala

gobernuko kideekin baita alderdi popularrarekin baino

akordio batera iristea iruditu zaigulako beraien erdibideko zuzenketa nahiko

hankamotz geratzen zala eta horregatik adostu dugu

eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

egia esan gaurko eztabaidarekin nahiko deskolokatua nago eztabaidarekin baino gehiago eztabaidaren ondorioz

nagoela eta gero are gehiago ikusita

egin duen erdibideko proposamena zeren benetan pentsatzen nuen gobernuak plan bat bazuela

plan bat bazuela eta konturatu naiz gobernuak ez duela planik pentsatzen nuen gobernuak aztertuak zituela beharrak egoera errealitatea zein den eta konturatu naiz

eta hori da orain arte gobernuak saldu diguna gobernuak azkeneko aurrekontuetan ere eta gero bigarren txandan denbora baldin badaukat

azalpenean azaldu ziguna ez dauka zerikusirik gaur hemen esaten ari zaretenekin eta osoko zuzenketetan agertzen denarekin benetan

zer egiten ari den eta behintzat orain arte gobernua saiatu da saltzen

saldu dizkigu digitalizazioaren inguruan eta klaro ikusi nuenean gobernuaren zuzenketa eta orain ikusi dudanean

lehenengo aldia da gobernu batek horrela zuzenketa bat aurkezten duenean ez duela jartzen jarrai dezala

jarrai dezala que siga hau da mundu guztiak ulertu dadila gobernua ari dela ari dela bere etxeko lanak egiten eta bere funtzioak

harrituak gaude eta deskolokatuak gaude ere zeren gobernu hau

eta hainbat agerraldi eskatu ditugu hainbat agerraldi eskatu ditugu eta bat pendiente daukat ea ekaina bukatu aurretik hezkuntza batzordeko gai ordenan sartzen den da testu liburuen

programarena saiatzen ari da programa hori kentzen

testuliburuen programa solidarioa kentzen saiatzen ari da eta saltzen digun motoa da

ez dago inolako planifikaziorik estrategiarik ordezkatzeko ez dago ezer orduan kendu behar duzue programa bat ez dagoen beste zerbait ezartzeko horri badakizue nola deitzen zaion murrizketa murrizketa deitzen zaio hori

baina ikusten ari gara zer gertatzen ari den eta espero dut ekaina bukatu baino lehenago ikasturte politiko hau eta

eta testuliburuen programa solidarioaren inguruan dituen egitasmoak benetan azaltzea aurreko legegintzaldian lortu ez genuena jakiteko

behin eta berriro behin eta berriro esan zaigu eta gainera legegintzaldi honetan hori agerraldi ia guztietan irten da ebaluazioaren eta frogak egiterako orduan

hori esan zaigu eta hemen ikusten denez ez da horrela edo agian gu gaizki ulertu dugu gu gaizki ulertu dugu baina baten batek azalpenak eman beharko ditu

inguruan baina tira ikusten ari garena da beraz ikaragarrizko nahasmendua dagoela ez dagoela ezer nahiz eta gobernua etengabe saiatzen den zerbait badagoela hezkuntza komunitateak

eta gainera ikusten ari gara ikusten ari gara digitalizazio adierazlea ere

baztertzailea segregatzailea bilakatzen ari dela eta bi abiadurako hezkuntza sistema horretan ere laguntzen duela bi abiadurako hezkuntza sistema hori egonkortzera zeren hemen ere aurkitzen ari gara bi abiadurako ikastetxeak batzuk izugarrizko baliabideak dituzte eta beste batzuk ez daukate ezer ez daukate ezer

gobernu honek hainbat programa martxan jarri ditu zabala andreak azaldu ditu batzuen izenak baina

iristen eta hori gainera kontutan eduki behar dugu oso mundu konplexua dela oso azkar aldatzen da beraz hor oso adi egon behar da eta gauzak behar diren bezala egin behar dira eraginkortasunez baina ikusten dugu orain premia plana orain bi puntu zero orain ez dakit zer baina gero

diren orain arbel digitalak ari dira sartzen

ari dira eta beste sistema batzuk ezartzen ari dira ez dakit pentsatu beharko genuke tendentzia berriak nondik doazen inbertsioa eraginkorra izateko eta azken tendentzia horien baitan egoteko ez dakit

egin beharko genuke zentzu horretan beraz iruditzen zait benetan gaur konturatu naizenez panorama nahiko

kezkagarria daukagu kontziente izanda ez dala oso mundu sinplea konplexua dela

erpin askokoa baina eskatzen duena batez ere erantzukizuna erantzukizuna estrategia bat norabide bat baliabideak

gauzak kontutan hartzea eta gu norabide horretan gure zuzenketan

ardatz batzuk marraztu izan genituen eta bat da egutegi baten baitan kokatzea

behar beharrezkoa dugu digitalizazio plana aurrera eramateko noski plana ez baldin badago plana egin beharko da

horiek ezagutzea ere iruditzen zaigu minimoa dela bitartekoak zeren bitartekoak ere beharko dira ezta baina bueno pentsatzen dugu bitartekoak

egon badaudela horrela esan zitzaigun aurrekontuetan eta gero gauza inportante bat benetan ez baldin badugu segregaziorik egon bahi benetan nahi baldin badugu

inolako bazterketarik gabe garatu ditzaten eta izan ditzaten teknologia berriak

formakuntza ez dakit behintzat ea gaurko eztabaidak zerbaitetarako balio duen eta beste urrats bat urrats kualitatibo bat emateko

albo batera utzi genuen baina badago beste adierazle bat eta zabala andreak ere komentatu du

hor badago kezka bat hainbatetan eztabaidatu egin dugu hemen baita proposamenak ekarri ere ikastetxeak

ez da kontutan hartzen orduan zer gara estraterrestre batzuk satelite batzuk

ari direnak edo beraiekin kontatu behar dugu hori guztia ere

litzateke baina gaur batez ere eskatu nahi duguna da seriotasuna

izatea eta benetan gobernuak argitu dezala zer dagoen eta zer ez dagoen eta bukatzeko igual ez dut utziko bigarren txandarako eta irakurriko dut

aurrekontuak azaltzerakoan gobernuak esan ziguna gobernuak esan zigun

argituko digu benetan zer gertatzen ari den arlo honetan

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea sailburu andrea legebiltzarkide jaun andreok egun on denoi informazioaren eta

gaur egungo gizartean gertatzen ari diren eraldaketa nagusietako bat jakintza bihurtu da merkantziarik baliotsuena eta hezkuntza da hura eskuratzeko eta ekoizteko bidea jakintzan oinarritutako ekonomia lehen mailako helburu bihurtu da eta informazio eta komunikazio teknologiak

jakintza hori sustatzeko tresna indartsuak dira dena dela hezkuntzaren erronka oinarrizko konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspuntutik

gizarterako prestatzea eta bere barne hartzen du jakintza horiek eta prozedurazko eta jarrerazko beste baliabide batzuk erabiltzea eskaera konplexuei erantzuteko

konpetentziak lortzeko hezkuntzaren ikuspuntuan sartzen dira ikuspuntu horren arabera oinarrizko hezkuntza amaitzen duen ikasleak konpetentzia digitala eta mediatikoa eduki behar du hau da egungo herritarrek eskatzen duten alfabetizazio edo trebakuntza funtzional osoa hori ez da ebaluatzen baliabide horiek zenbat eta zenbateko maiztasunez erabiltzen diren neurtuta baizik eta bizitzaren eremu eta egoeretan egoki ganoraz eta arduraz aplikatzen diren ikusita hori agerian geratzen da bai zeregin bat diseinatzean eta planifikatzean informazio biltzea balioestea eta antolatzea jakintza bihurtzeko

banaka edo taldeka horrek guztiak ezin du ahaztu emaitzak komunikatzea eta partekatzea sare sozialetan eta digitaletan parte aktiboa hartuz hala baitagokio biztanleria digital konektatu bati erkidegoan ikasi eta hazten denari oinarrizko hezkuntza amaitzean

norberak erabiltzen dugun tresna zerbitzu eta konexioen multzoa konpetentzia berriak eskuratzearekin lotutako helburuak lortzeko eta bizitzan zehar ikasteko

abian jarri zenez geroztik eredua egokitu eta berriro definitu behar da

batez ere irakasteko metodologia aldatzeko eta ikastetxeetako pedagogia administrazio informazio eta komunikazio prozesuak digitalizatzeko bideak hobetzeko

bi mila hamarek euskadi informazio gizartearen plana bi mila hamarek ezarritakoarekin bat etorriz

betiere euskal eskola publikoaren legeak ikastetxeei onartzen dien autonomia

eta sailak jarritako erreferentzia esparru komunaren barruan horrela ikastetxe guztiek teknologia plana izango dute baina bakoitzaren ezaugarriak prestakuntza eta neurriak aurreko ibilbidea kontuan izanik

eredu hori ezaugarri hauek definitzen dute ebidentzietan oinarritutako ebaluazioa eta ikastetxeko funtsezko prozesuetan irakaskuntzan administrazioan eta informazioan eta komunikazioan iktak sartzea eta erabiltzea aipaturiko komunikaziorako konpetentzia hitzezkoa hitzik gabekoa nahiz digitala lortze aldera hezkuntza saila

proiektuak eta esperientziak bultzatzen ari da unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan proiektu eta esperientzia horiek aldaketak ezarriko dituzte

eta horrenbestez hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko gizartean izan diren aldaketa eta aurrerapenen ondorioz eta baliabide digitalen ondorioz hezkuntzan ere sartu dira gizarteak berak jarduera guztietan baliatzen dituen tresna berriak hainbat programaren bidez eskola bi puntu zero esaterako pixkanaka iktak sartuz joan dira gure ikastetxeetan

hain zuzen sare eta gailu digitalen sarrera ekarri behar du aldaketa horrek baliabide teknologikoen erabilerak lagundu egiten du ikasketa erritmo ezberdinetara egokitzea bultzatu egiten du berdinen arteko ikasketa

ingurune birtual eta nonahikora era berean hezkuntza plataforma digitalen bidez ikasgela kanpoaldera zabaltzen da eta ikasleek eta haien familiek aukera dute

soilik eduki analogikoen mende egon beharrik gabe horri guztiari bide emateko beharrezkoa da irakaskuntza ikaskuntza prozesuan baliabide digitalen

ikastetxeei bultzada eman nahi zaie denei zabala andrea denei

inor atzean utzi gabe zenbait proposamen pedagogiko esplora ditzaten eta garatzen jarrai dezaten uneoro

eta titulartasun publiko naiz pribatuko zentroetan izan behar du aplikazioa inor atzean utzi gabe eta pertsonak helburu izanda gaitasun digitalen esparrua oso dinamikoa da ikasketarako eta jakintzarako teknologiak erabiltzeko beharrezkoa da hezkuntza baliabide digitalak bilatzea hautatzea eta erabiltzea dagokion ikasturteko programazioa didaktikoa osatzen duten ikasketa jarduerak aurrera eramatea erraztuko duten baliabide digitalak

proiektu honek eskatzen du ikasleekin egiten diren hezkuntza prozesuak aldatzea horretarako ikasketarako eta jakintzarako teknologiak jarriko dira ikastetxeen eskura baliabide horiek erabil ditzaten eta horren osagarri irakasleak prestatzeko zenbait jarduera dira banaka zein taldean teknologia horiek erabiltzeko eta curriculumean ezartzeko beharrezkoak diren ezaguerak eta trebetasunak eskura ditzaten

eskola bi puntu zero programa izan da azken urte hauetan bi mila bederatziaz geroztik

uztarketa estrategiko honen sustatzaile nagusia ikastetxeetan nahiz eta irakasle orok behar beharrezkotzat hartzen duen teknologia digitalaren uztarketa

emaitzetan eragin eskasa ari da izaten ikerketek hala adierazten dute behintzat

ezinbestekoa da burutzen diren jardueren justifikazio pedagogikoa hausnartzea eta ikasteko metodologia eraldatzailearen bidetik lan egitea horrela

funtsezkoa gertatuko da aurrerantzean baliabide digitalen erabilerarako

egoki iruditu zaigu azkenik sinatu dugun erdibideko zuzenketa non eusko jaurlaritzari eskatzen zaion digitalizazio premien azterketaren ondoren

arloak bere baitan hartuko dituen euskal eskolen digitalizazio plan baten proposamena eta halaber eskatzen zaion bere formakuntza planetan informazio eta komunikazio teknologien

euskal hezkuntza sistema osoko irakasleentzat bukatu aurretik

jaun andreei iritsitako akordioa baita zure disponibilitatea ere zabala andrea

bigarren edo hirugarren aldia baita hankamotz gelditu garena esaten didatena eta badakizu

hasten naizenean aztertzen zertan gelditu ote garen hankamotz iruditzen zait

horregatik nik orain artean bezala jarraituko dut eta nahi nuke gai honetan zurekin izan dudan maila bera izan bai kalitatean eta bai kantitatean

horregatik eskerrik asko denoi eskerrik asko urrutia jauna
erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos zabala andrea

guztioi bueno iruditzen zait

digitalizazioaren beharra argi dago beste garai batean beste era batean sartzen ari garela hala eta guztiz ere aipatu nahiko nizueke gure erdibideko zuzenketan gure proposamenean saiatu garela denok

aurkeztu duzuena txertatzen hain zuzen ere eh bilduk

kalendarizazioa edo egutegi bat ipintzearena adibidez alderdi edo popular taldekoek esaten zuen irakasleen formakuntza

analisi bat egin behar dela jakiteko diagnostiko zehatza zein den

gure erdibideko zuzenketan argudio guzti horiek ipini ditugu ez dakit zergatik ez zarete

ez duzuen gurekin adosten bale hankamotz esan dizutela geratzen zarela

hankamotz iruditzen zait geratu zaretela batez ere zuen erdibideko zuzenketan

zehaztu behar dela eta egutegi hori erreala

zehaztuta ondo zehaztuta baita ez duzuelako ipintzen inondik inora egoera desberdinak daudela ikastetxe

batzuk zoritxarrez baliabide gutxiago dituzte batzuk zorionez hobeto daude noski egin behar duguna da saiatu berdintzen egoerak inor atzean utzi gabe esan duzun bezala noski hori ere nik hartzen dut

eta euskal eskola publikoko langileekin

harreman estu batean egonda ezarri behar da egin behar den garatu behar den plan hori

akordio on batera iritsi zeren eta iruditzen zait gure erdibideko zuzenketan talde

aintzat hartu ditugula eta laburbilduz egokiena zela gai honi

anderea euskal talde popularrak bengoechea anderea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea eh bildu taldearen ordezkariak ubera andereak ez du hitzik hartuko

gauza batzuk erantzutea nahi nituzke lehendabizi ubera andereari harritu egin nau esaten duenean deskolokatuta dagoela

baina galdetuko nioke ziur zaude gai hau dela deskolokatuta zauden bakarra

lastima aizu orain kalendarizazioa izan da

lastima orain kalendarizazioa izan da akordioa ez iristeko arrazoia

jarraituko dugu eta garai berriak etorriko dira eta nik espero dut akordioetara iritsi ahal izatea

nik uste dut borondate politikoa egon badagoela gertatzen dena da

ezinezkoa izaten da eta beti borondate politiko eta borondate politikoa aipatzen da baina borondate politikoa hurkoaren borondate politikoa ere sinistu egin behar da baina esaten dizut jarraituko dugula

ezin dizut onartu esaten duzu gutxien txarren daudenei laguntzea dela helburua

zuri zuzentzea ze jatorrizko legez besteko proposamena

eta hemen esaten da adibidez zioan esaten da más aún cuando nos encontramos

hori esaten denean zer esan nahi da atzo esan nizuen kontuz segregazioa eta horrelako hitzekin

ez hitz berriak eta potoloak botatzeagatik ez du batek oposizio hoberik egiten eta

segregazioaz insistitzeak nori

urkullu lehendakariari ez eusko alderdi jeltzaleari ez eusko jaurlaritzari bere osotasunean ez nori herri honen irudiari eta zuek ekoizten dituzuen testuetan

zuen bezain ezkerrekoak izan nahi izaten dute eta jarraitu egiten zaituztete eta esan nizuen zuen testuak irakurrita batzuetan batek pentsa dezake herri honetan terrorismotik segregaziora pasa garela eta kontuz

kontuz hitz batzuekin egoerak daude zailak dira desatseginak kezkagarriak baina segregazio eta horrelako hitzekin kontuz

eta esaten duzu

denon zera sartu duzuela bai hori oso polita da baina guk esaten denean erdibideko zuzenketan bigarren puntuan

bukatzen da esanez gainera behar bereziko ikasleen eskolaratze gehien dituzten ikastetxeei eta horretan teknologia ere elementu segregatzaile bat

ezin dugula sinatu eta nik

ubera andreari hemen aipatzen diren segregazio eta segregatzaile hitzekin ados al zaude bai ezta ados al zaude eta

zuek uste duzue benetan hezkuntza sailetik bultzatzen diren politika publikoetan segregazioa bultzatzen dela bai bai

sareen arteko harremanean ah ez ez

zure denbora eduki duzu zein da hemen sareen arteko segregazioa

sare kontzertatuaren existentzia pisua eragina edo ematen zaion balizko tratamendua dela segregazioa edo segregatzailea

beno ba horrela bada joan zaitezte zuen ikastoletako jendartera

hori beharbada zuen arteko asko ere edo batzuk

ikastoletako guraso izango zarete nahiz eta amaitzen joan zuek izaten zareten bezain koherenteak izanda ba ziur aski
harritzen nau baina bien bitartean bukatzeko

bezala jarraituko dugu oreka mantenduko dugu sare bien artean

ezinbestekoak herri honentzat bai euskal eskola digitalizazioaren planari dagokionez bai eta sortu daitezkeen gainontzeko
ekimen eta plangintzetan eskerrik asko urrutia jauna azkenengo

mesedez ubera andrea zure txanda eduki dezu eta ez duzu parte hartu
isilik egon orain momentuz eta ziur nago urrutia jauna amaitzen joan zuk ere bai bai azkenengo esaldia

ziur nago euskal eskolak digitalizatuko ditugula eta

urrutia jauna eztabaida amaituta

mesedez bozketara goaz eta mesedez

elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hamasei contra hamaika abstentzio beraz